arratsalde on guztioi berriro ekingo diogu osoko bilkurari legebiltzarreko taldeek ebazpen proposamenak aurkezteko hurrenkeran hogei minutuko

ez dakit arratsalde on edo eguerdi on esan ez dakit zehazki zer esan ordu honetan baina argi daukadana da lehenengo hitzak izango direla berriro agurtzeko gaur hemen dauzkagun gonbidatuak

berandu heldu direlako goizeko saiora eta berez orain bere aurrean

eskerrak eta zorionak merkataritzaren arloan burutzen ari diren lanagatik eta baita beraien borrokari esker ere batzuetan beraien egoskeriari esker hemen gaude

egon ginen moduan ere beraz eskerrik asko eta baita ere eskerrik asko zuen pazientziagatik badakigulako formatu hauek ez direla eramateko arinak

lidergo falta leporatzen diogu eta merkataritza arloan ere askotan leporatu diogu lidergo falta lidergoa ez da agintekeria lidergoa ez da

eztabaida artikulatzeko denon ordezkaritza kontutan hartzeko eta azken momentuan bai erabakiak hartzeko baina entzun ondoren

beranduago arratsaldean ez dakit arratsaldean edo eguardian edo zein momentutan gauden baina geroago hitz egingo nuela eskuduntzen aferari buruz

sentimentala edo abertzaletasunarekin edo identitatearekin lotzen dena behin eta berriro salatu dugu nola gure ekonomian ere eragin negatiboa dauka estatu espainolarekiko daukagun menpekotasuna gure gauzetaz erabakitzeko ezintasuna aspektu inportanteetan eta merkataritza bada horietako bat estatu espainolaren legediak inposatu digu hainbat neurri kaltegarriak

izan dutela merkatarien bizitza kalitatean okerrerako gainera autonomia estatutuak bermatzen du edo aitortzen du eskuduntza hau merkataritzaren eskuduntza

lehiaren defentsan estatuak zerbait egin dezake eta zirrikitu hori aprobetxatuta edo aitzakia horretaz baliatuta estatuak behin eta berriro gure eskuduntzaren neurri inbaditzaileak eman ditu hiru adibide ordutegien

mandatua joan etorri turistiko handiko zonaldeen derrigorrezko inposizioa edo merkealdian daukagun momentu honetan anabasa edo barra libre delakoa eta horietatik aparte negoziazio kolektiboaren estatalizazioak ere eragiten du eta eragiten du zentzu negatibo batean lehen aipatu nuen

gehiago estatu mailako lan hitzarmenak kaltegarriak dira eta dei bat egiten diogu eragile guztiei kasu honetan ere patronalak eta sindikatuei hemengo negoziazio kolektiboaren markoa erabiltzeko eta aktibatzeko zaldunbordaz ere hitz egin dugu gaur goizean hemos hablado esta mañana de zaldunborda

figura ofizializatzeko emango dugun urratsa maila honetan ere daukagu gobernua babesten duten alderdien babesa beraz

gehiengo kuantitatibotik haratago badagoela borondate bat proiektu hauek gauzatzeko eta emozio berezia egiten digu uste dugulako honekin aitortuko dugula urte askotan zehar merkatari askok egin duten

aitortza eta errekonozimendua emango diogu eta baita ere eskatu dugulako babes neurriak figura honen pean geldituko diren babes neurriak adostea sektorearekin nik beti jartzen dut adibide berbera duela urte pare bat edo agian duela hiru urte bilbon gertatu zena

del establecimiento neurri inportanteak aprobatuko dira gaur eta nik uste dut hau ez dela topiko bat

alde guztietatik akordiorako borondatea eta lana egon delako borondatea eta baita ere lana lan teknikoa asko kostatu zaigulako jostea proposamen ezberdinak eta lortzea ebazpen proposamen guztien artean ba hori erdibidekoak egitea eta horien aldeko babesak

baina zakukada ederra proposamen aterako dira aurrera pleno honetan eta hori zen gure asmoa adierazpenak azterketak

onaren adierazpenak bai baina baita ere neurri konkretuak neurri zehatzak baita ere neurri

inmediatoak merkataritzak dauzkan arazo larrienei egiteko aktibatuko dira edo indartuko dira politika funtsezkoak adibidez auzoetan dauden dendak babesteko edo baita ere landa eremutan daudenak lehen aipatu den zaldunbordaren inguruko gaitzespena egingo da aurrekontuak bikoiztearen

aholku batzordea merkataritza aholku batzorde hori berriro martxan jartzea

eztabaida ez delako gai horietan zentratu ez dakigu zer

egongo den guri orain arte aipatu ez ditudanen artean bereziki interesgarria eta inportantea iruditzen zaigu merkatal gune handien gaineko

jasotzea soilik hemen indarrean sartuko balitz lege hau nafarroan dagoeneko indarrean dagoena

tribunalen filtroa pasa den legea eta inspirazio moduan har genezakeen lege bat zerga hau jartzeko justua dela merkatal gune handiek abantaila fiskalak ez edukitzeko txikiekin konparatuta eta baita ere baliabide berezi batzuk lortzeko politika publikoak bultzatzeko besteak beste merkataritza politikak

eta ez nahiz gehiago luzatuko ebazpenak aurkeztuta daude negoziazio lana egina dago emaitzak berehala ikusiko ditugu eta amaitu nahi dut berriro eztabaida eta pleno monografiko horretan inplikatutako pertsona guztiei bere borondatea eskertzen

besteetan ez baina zilegi da posizio politiko

jarraituko dugu pleno hau amaitu ondoren hemen aprobatuko diren proposamenen gauzapenaren aldeko borroka egiten eta jarraituko dugu

hain inportantea den sektore baten alde lan egiteko merkataritza txikiaren alde lan egiteko eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna gainerako taldeei
pasako gara elkarrekin podemos garcía andrea zurea da hitza

lópez de ocariz andrea elkarrekin podemos garcía andrea zurea da hitza

eskerrik asko garcía andrea euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

bai bai mila esker

legebiltzarkideok arratsalde on merkataritza sektoretik

hemos negociado hemos hablado y hemos acordado eta beste gauza bat gobernu honek ez badauka aurrekontuak da gaitasun politikoa ez duelako izan aurrekontuak edukitzeko

aurreko aurrekontuak negoziatu zirenean psoe ezkutatu egin zelako ezkerreko proposamenak ez defendatzeagatik eh bilduk mahai gainean jarri zituen baldintzen inguruan oraindik

psoe ez zuen ausardia izan eh bilduk egiten zituen ezkerreko planteamenduekin bat egitera ba nagusia ez haserretzeko

azkenean gu merkatari txikien alde gaude

guk esan dugu eta berresten dugu formatu berriak etorri direla gelditzeko eta ez dugu nahi desagertzea guk uste dugu merkatal gune handiak egon behar direla eta uste dugu ere merkataritza elektronikoa egon behar dela

eskerrik asko garcía anderea euskal sozialistak corcuera anderea zurea da hitza

no tengo nada más y gracias eskerrik asko corcuera andrea amaitzeko grajales jaunak hitza hartu behar du zurea da hitza

eskerrik asko grajales jauna eztabaida amaitu da eta bozketara sartu aurretik eten bat egingo dugu bozketa ordenatzeko beraz